egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango

esan hamazazpigarren puntua erretiratua izan dela eta hamabigarrena beste baterako utziko dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera unai grajales rodríguez euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak

enpresen nazioartekotzeari buruz grajales jauna zurea da hitza

lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on tapia duela hiru aste zure sailak bidalitako bi mila hamazazpi bi mila hogei

azken urteak krisialdiaren urte latzenak alegia enpresaren talatik bizi izan dugunok jakin badakigu euskal enpresen eta ekonomiaren nazioartekotzea

beharra eta zuk ordezkatzen duzun sailak erantzukizun handia dauka bide honetan gure enpresak laguntzeko orduan aipatu planak argi eta garbi azaltzen ditu erronka berriak zeintzuk erabili beharreko tresnak

erabili behar den kapitala erronkei dagokionez argi duzue helburu nagusia euskal enpresa merkatu globalean sartzeko eta nazioartean lehiatzeko

horretarako ardatz estrategikoak identifikatu dituzue balio erantziak adimen lehiakorra eta gaikuntza espezializatua besteak beste abian jarri behar diren tresna artean basque trade and investment edo euskadiko nazioartekotze agentziaren sorrera aipatuko nuke bertan

eusko jaurlaritzak dituen gaitasun guztiak gure aktiboak integratu eta sendotzeko nazioartekotzeari laguntzeko programak ere planean biltzen dira bi berri pilotu eta sakondu aurretik zetozen gauzatu global lehian

programei gehitu zaizkie giza kapitala ere aipatzen duzue testuinguru globalean pertsona eta erakunde prestatuak behar dira

horien helburua kanpo merkataritzarako eta oro har nazioartekotzearen eremuko profesionalen prestakuntza da euskal enpresek eremu horretan

ere berean balio handiko aukera da euskal gazteentzat

eta horren bidez prestakuntza jasotzeko eta mugikortasunerako aukera ematen zaie eta lan merkatura sartzeko gaitasuna eskuratzen dute kapitalari dagokionez aipatu ekintza guztiak laurogeita hamalau puntu bat milioi euroz hornituko dira emaitzak ematen hasia den basque country licitaciones plataforma ere hor dago horretaz gain jakin izan dugu hemendik gutxira bulegoa ireki behar duzuela

eta ildo horretatik dator nire galdera zein merkaturi emango die lehentasuna eusko jaurlaritzak enpresen nazioartekotzean zergatik milanen ze irizpide jarraitu da erabaki hau hartzeko eskerrik asko
eskerrik asko grajales jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi grajales jauna aipatu duzun bezala guretzako enpresen lehiakortasuna bultzatzeko

bestetik zientzia eta teknologia plana eta beste hau da hirugarrena nazioartekotze plana

ez dela aukera bat baizik eta derrigorrez egin beharrekoa baina aldi berean derrigorrez egin behar denez oso ondo planifikatu behar da eta oso ondo erabaki behar da zer nola eta noiz

eta gure nazioartekotze plana batez ere enpresa txiki eta ertainei bideratuta dago handiak beraien bidea

daudenak eta ezin ditugunak albo batera utzi txina mexiko edo india bezalako herri batzuetan eta noski estatu batuak beraz egin duguna da klasifikazio bat

beraz lehen mailan jarriko genituzke aipatu ditugun europarrak eta zentzu horretan alemania erresuma batua eta italia hor dauzkagu

bigarren maila batean jarriko genuke frantzia brasil errusia edo india eta hirugarren batean interesgarriak diren herriak oraindik

jarraitu beharrekoak baita ere eta hor izango genituzke korea japon

marruekos kolonbia herri interesgarriak baina oraindik ez daukatenak ibilbide oso luzea

lehendakariari egina ppk katalunian darabilen jokabideari buruz urizar jauna

mahaiburu andrea egun on lehendakari badira lau hilabete pasata ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikuluaren aplikazioak sortu zezakeen egoera kezkagarriari buruz

ordutik demokraziaren aldeko eta kontrako ekimenen lekuko izan gara

egiaztatzeko erreferendum bat eta hauteskunde batzuen testigu izan gara eta bestetik

artikuluaren ezarpena ordutik gainera ikusi dugu ere nola

katalunian hamarkadetan eredugarria izan den hezkuntza eredua alde bakarrez eta inposizioz aldatzeko asmoa adierazi duenean

gobernua mantentzea den ehun eta berrogeita hamabosta erabiliaz eta mehatxu eginez beraiek onartzen ez duten edonor presidentetzarako aurkezten badute izan puigdemont izan jordi sánchez izan junqueras turull edo artadi

mehatxatuz hori horrela zein da lehendakari zure iritzia

uste duzu oinarri demokratikoa dela mila esker eskerrik asko

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on urizar jauna lehenengo egunetik adierazi egin dut ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikulua ezartzearen kontra nagoela eta diezazuket nire esku zegoen guztia egin nuela artikulu hori ezartzea saihesten ahalegintzeko gaur uste dut kataluniak generalitateko gobernu berri bat behar duela egonkorra eta sendoa autogobernuaren erakundeak berreskuratzeko

artikuluak sortutako tentsioa atzean utzi eta elkarrizketarako eta akordiorako aro berri bati ekiteko erabakia kataluniako alderdi eta erakundeena da

erabakiak beti erakutsi dut politikaren judizializazioaren aurkako jarrera hori baita elkarrizketa politikoaren porrotaren adierazlerik nabarmenena irtenbide politikoak elkarrizketa politikoa behar du bat nator gotzai katalanek adierazitako lau ideia nagusiekin eta honela esango dut bat kezkagarria da atxilotutakoak behin behineko espetxealdian jarraitzea

berreskuratu egin behar da elkarrenganako konfiantza aniztasuna aitortuz eta elkarrizketari lehentasuna emanez adostasunak eta hitzarmenak bilatzeko hiru

eta horretarako legebiltzarkideek mekanismo demokratikoak bultzatu behar dituzte gobernu horrek bere gain hartu behar du erantzukizuna eta laguntza eman behar du erakunde ekonomia eta gizarteko krisialdiaren ondorioak gainditzeko eta lau katalunian sortutako lehen mailako arazo politikoari erantzuna eman behar zaio arazo horrek estatu osoari egiten baitio eragina eta

lehendakari galdera hori egin dizut duela lau hilabete eman zenidan erantzunean oinarriturik benetan esperantza gutxi aurreikusi ahal daitekeelako

itunean oinarritutako irtenbide bat planteatu zenidan orduan eta gaur ere horretara zoazela ikusten dut

baina era berean ere nire ustez bateraezina da ba beno une hartan erantzun hartan esan zenituen beste batzuekin ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikuluaren aplikazioa kezkagarria zela adierazi zenuen

ekarriko zuelako eta nik uste dut haustura ekarri duela argi ikusten dela eta

elkarrizketa bidea erabiliz eta gaur ere hori esan duzu baina elkarrizketa baldintzarik gabe aurre baldintzarik gabe eginez

oraintxe galderan bota dudan bezala nire ustez guztiz kontrakoa gertatzen ari da zeren eta ehun eta berrogeita hamabosta baliabide izan beharrean helburu bilakatzen ari da baliabide izango bada umilazioa helburu duelako izango litzateke baliabide ehun eta berrogeita hamabosta eta umilazioa momentu honetan zentzu berean doazte

kataluniako gizartearen gehiengoari lezio bat eman behar zaiola gogoratzen irabazle eta galtzaile eszenatoki hori gogoratzen guri hainbestetan inposatu nahi izan diguten

ppren borondatez eman nahi da erantzun hartan ere onartzen zenuen kataluniako herritarren gehiengoak beno bere egonezina adierazten zuela denbora luzean

baitan jasotako tratu ez zuzenagatik kataluniako gizartea kexu zen

eta zentzu horretan negoziaketa eta itunaren aldeko ibilbidea planteatu zuten estatuaren aldaketarekin eta estatuaren aldaketarekin beno ba modu normalizatu batean

bertako biztanleek erabaki zutena errespetatuko zutela eta gero

ez zegoen inon gogoratu lehen esan dizudana irabazle eta garaituak ordutik ere hamaika alditan gobernua ahalegindu da proposamenak mahai gainean jartzean eta erantzuna madriletik beti ezezkoa ez eta ez

zalantzarik gabe inposizioaren kontrako bidea planteatzen duzu guk bat egiten dugu horrekin baina berdinen arteko ituna izan behar da eta

une honetan ez dagoela horretarako aukerarik eskerrik asko urizar jauna lehendakari jauna zurea da hitza

urizar jauna ehun eta berrogeita hamabostgarrena ezarpenaz galdetzen didazu eta ematen du zure erantzunean erantzukizuna nirea dela edo ni naizela ehun eta berrogeita hamabostgarrena ezarpenaren erruduna

bada garaia beraz gobernua eratu eta autogobernuaren erakundeak berreskuratuta arau berri bati ekiteko eta horretan tematia naiz

autogobernuaren erakundeentzat eta oparitutako egun bat ehun eta berrogeita hamabostaren gobernu egiturazkoa bilakatzea nahiko luketenentzat

zerrendako hirugarren puntua galdera eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina familiaren eta haurtzaroaren aldeko ituna izenpetzeari buruz arana anderea

anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru anderea

eskerrik asko arana anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

urterako ezarri ditugun hamabost herri helburuetako bat berdintasunean aurrera egitearena da arana andrea eta sinatu dugun familiaren aldeko ituna aurrerapauso aurrera urrats berri bat da

erakunde guztiek onartu dugu xede hori eta denon artean jarraituko dugu martxan helburu hori lortu ahal izateko ekimena eskerrik asko

taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina e commerce programak eta aplikazioak garatzeari buruz

liderados por su departamento gracias eskerrik asko corcuera andrea erantzuteko retortillo jauna zurea da hitza

buru andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

langile autonomoei buruz alonso jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor

eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

ekintzailetza arriskuak hartzea eta enpresa berriak sortzeko kultura oso txertatuta dago gure ekonomia sisteman dena den

helburu honekin onartu egin dugu plangintza berezi bat erakunde guztiak babesten eta garatzen duguna

lehiakortasuna irabazteko emaitzak lortzen ari gara eta otsailean lehen esan bezala

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa eva lopez de arroyabe saez de maturana

emakume nekazarien estatutua martxan jartzeko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz lopez de arroyabe andrea zurea da hitza

hasi baino lehen beno gaur etorritako emakumeei emakume nekazariei batez ere ongi etorria eta eskerrak emango dizkizuet eskerrak bere edo zuen lanagatik eskerrak zuen borondatearengatik baina eskerrak

benetan garrantzitsua da zuen presentzia bai hemen baina bai bizitza sozio politikoetan parte hartzea beharrezkoa da emakume nekazariak eztabaidaren erdian ipintzea eta gaur da

eta batez ere zure borondatean gobernuaren borondatean emakumeok sinestun genuen ere posible izango zela lege bat aurkeztea

lehenengo sektorean baina urteak pasatu dira eta guk ez dugu hori ikusi eta gaurkoa interpelazioa ez da gobernuaren kontra jotzeko ez da gure asmoa hori ez eta gobernuaren alde ipintzeko baizik eta horretan bai egongo gara

eskerrik asko lopez de arroyabe anderea erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea lopez de arroyabe

bi mila hamabostean zu hemen zinen guzti hau aztertzen eta seguru nago galdetzen dituzun hainbat gai ondo ezagutzen dituzula baina saiatuko naiz

hain zuzen nondik datorren lege hau eta da emakumeek hainbat

eman dela eta zerbait aipatzen zenuen gainera oso interesgarria dena eta nekazaritzako ustiapenetan emakume horiek familia laguntza bezala kalifikatzen dela euren lana

lege hau martxan jartzeko asmo hura eta guztion artean hori egin zen

emakumeak benetan nekazaritzan sufritzen zuten diskriminazioari bai aurre egin

geunden egia da bi urte pasa ditugula txosten hori egiten

egia da luze joan dela baina ez da egia gutxiago izan bazegoela emakume talde bat oso kontzientziatuta

oso argi zeukatenak hainbat gauza egin behar zirela baina baita ere bazegoen lan handi bat beste hainbatekin eta guzti horiek erakarri behar genituen

behar genuen oso ondo jakin zer gertatzen ari zen guztiekin guzti guztiekin

behar zituzten hainbat emakumek asko zaudete asoziazio

baina badaude beste batzuk ez daudela eta gainera beraiei ere iritsi behar genuen beraz errekopilazio lan hori nahiko sakona izan da eta

urtarrilean badakigu bi urte pasa direla eta agian denbora pasa dugula baina uste dut errekuperatzeko moduan izango garela eta gure konpromisoa hor dago eta konpromisoa hor egonda

otsailean eta martxoan martxan izango dira azkenekoa apirilean nioen bezala

dirua behar den heinean jarriko dela eta gehiago behar baldin bada jarriko dela baita ere eskerrik asko
eskerrik asko tapia anderea lopez de arroyabe anderea zurea da hitza

ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina bilboko metroaren laugarrena linearen inguruan

eskerrik asko presidente andrea señora llanos

que a usted le gusta hacer eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea llanos andrea zurea da hitza

que todavía no estamos en campaña electoral eskerrik asko llanos anderea tapia anderea zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zortzigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina alfa taldeko

zurea da hitza bai egun on guztioi gaur
hona ekartzen dugu apc alfa talde enpresaren egoera egoera larria esan beharko nuke

gestio txar bat pairatu ondoren pasaden urteko amaieran gauzak azkartu egin ziren norabide desegokian azaroan enpresaren zuzendaritzak ere bat aurkeztu zuen berrogei langileentzat horren aurrean langileen erantzuna izan zen greba deialdia egitea

ze asmoekin baina enpresak aurkeztu zuen likidazio proposamena likidazio hori indarrean dago eta horren ondorioz ehun eta hogeita hamaika lanpostu jokoan daude enpresa hau eibarren kokatuta dago debabarrenan gipuzkoan langabezia tasarik altuena daukan eskualdean gainera

agian idazten ari da momentu honetan euskal herriko industrian hizki larriekin alfa izena idatzita dago

esan dudan moduan azken kapituluaren aurrean langileek eredugarria den borroka bat gauzatzen ari direla laurogeita hamasei egun betetzen dituzte

besarkadarik handiena benetan borroka horren bidez erakusten ari direlako beraien enpresarekin eta beraien eskubideekiko

bere aldetik egin behar den guztia egiten ari den enpresa honen etorkizuna eta lanpostuen etorkizuna

eskerrik asko presidente andrea casanova jauna bukaeratik hasiko naiz eta erantzuna da bai

eta da alfa apc enpresa bezala ezagutzen dena dakizun bezala hartzekodunen prozesu batetik irteera lortu zuen hitzarmen baten bitartez

horretako hitzarmenetan gauza bat argi eta garbi uzten da eta da sinatzaileak ondo dakitela hitzarmen hori ez bada betetzen ez bada enpresa

automatikoki likidaziora doala ez da enpresak erabakitzen duela baizik eta

greba eskubide bat dela eta eskubide hori enpresaren zuzendaritzaren partetik urratua izaten ari dela eta horren aurrean langileak dagoeneko salaketa aurkeztu dutela lan ikuskaritzan

greba eskubidea urratzeko eta adibide moduan esan dezakegu

agertzen diren izen guztiak dira grebalarienak tartean greba bultzatzen duen enpresa komitearen kide guztiena enpresa hau oso abila da

banatzen bi koma hiru milioi euro banatu zituelako beste operazio

diru baten kontura jakin da enpresa egoera oso zail batean zegoela baina bonusa banatu zuten oso abilak dira ere bai laguntza publikoak eskatzen eta talde honen

enpresak hiru koma bost milioi euro jaso ditu laguntza publikoetan bi mila bederatzitik

bonusak banatzen diru laguntza publikoak eskatzen baina oso eskasa kudeaketari dagokionez eta kudeaketa horren ondorioz gaude gauden egoeratan badakigu inbertsore bat gutxienez badagoela interesatuta badakigu ze egoeratan dagoen enpresa eta

inbertsorea egon badago eta orain da momentua gobernuaren partetik indar guztiekin inplikatuta dauden alde guztiekin eta beste instituzioekin batera eta baita ere

norabide berean bultzatzeko inbertsore berri hori sartzeko eta bermatzeko enpresaren etorkizuna eta horretarako uste dugu funtsezkoa dela

enpresa osoa lote bakar batean saltzea lanpostuen subrogazioa kaleratzeak egotekotan ez traumatikoak izatea indemnizazioa kasu horietan hobetzea eta prozesua era garden eta irizpide objektiboaren egitea orain arte ikusi dugunez faboritismoak edo jazarpen sindikala jasan izan delako momentu hau bada denok batera egiteko eta uste dugu presa dagoela alarma gorri guztiak eta atzera kontuan bete betean

langileen ekarpena langileen borroka eta langileen konpromisoa enpresaren eta

eskerrik asko presidente anderea ados nago ados nago casanova jauna nik uste dut larria dela eta guztiok lan egin behar dugula baina egia da baita ere dakizun bezala administradore konkurtsalak markatzen dituela denborak beraz gure helburua zein da lanean aritzea orain arte bezala langileen ordezkariekin

bilera izan ditugu eta prest gaude jarraitzeko datorren inbertsorea ahalik eta

eta ahalik eta eskaintzarik egokiena egin dezan baina kasu horretan esaten didazunean langileen eskaera lotea bermatzeko jaurlaritzak ezin du hori egin inolaz ere

hori administradore konkurtsalak egiten du baina ez eazu zalantzarik izan administradore konkurtsalarekin dugun erlazioan beti jartzen ditugula

eta ahal bada guztia batean saltzea hori beti gure eskaera izaten da hortik aurrera administradorearen erabakia izango da baita ere aipatu dituzu

diru laguntzak jaso dituztenean ikerketarakoak izan dira eta bete dituzte bere betekizun guztiak eta guretzako gainera garrantzitsua zen alfa jarraitzea eta beste alde batetik primen gaian ere nik uste dut hemen aritu ginela bere eskubidea zen baina baita ere jaurlaritzaren iritziz ez da

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak

garapen eta azpiegituretako sailburuari egina lemoizko udalerrian kokatua dagoen

etorkizunaren inguruan otero jauna zurea da hitza

tapia andrea gaur ere lan asko beno hemen duzue basordako kala

norbaitek ez badaki zer dagoen hemen hemen lemoizko zentral nuklearra izan behar zuena eta

hala ere proiektuaren ondorio batzuk jasan ditugu utzi ditugu milaka tona porlan eta burdin alfer alferrik eta hortxe berrogei urteetan

baina kontzesioa azkenean bukatzen da gure bultzadaz hau onartu zen bizkaian

lemoizko zentral nuklearrak okupatzen dabezan lurrak berreskuratzeko pausoak emon ditzaten

eajak eta ppek eskainitako aurrekontuen akordioan etorri zen

jaurlaritzak eta azpik emandako prentsaurrekoan etorri zen eta bertan

itzuliz galdera batzuk ditugu prozesuaren inguruan jakin nahi dugu nola dagoen berreskuratze prozesua jakin nahi dugu nola doan gobernuarekin egiten ari den negoziazioa

eskerrik asko otero jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

adostutakoa eta aspalditik aurreko legealditik ari ginen lur horiek une honetan ez zirela erabiltzen iberdrolaren esku zeudela

eta hasi ginen ministroekin hitz egiten aukera ote zegoen lur horiek berreskuratzeko

akordioarekin lortu zen prozedura hori martxan jartzea eta nahiz eta

dauzka eta horretarako badago batzorde bat izendatuta eta bertan iberdrola dago ba bueno zeren beraiena da kontzesioa momentu honetan energia ministeritza

y poder recuperar esos terrenos beraz lurren berreskuratzeari buruz nahiz eta zailtasunak izan badoa martxan eta hor ba ziren bi aukera guztia bota eta berreskuratu lurra edo aukera bat izan baita ere

eta aktibitate ekonomiko bat egiteko bigarren horren alde egin genuen zerbait jasangarria izan den aktibitate bat eta aldi berean ba lanpustuak eta ekonomia sortu eta sustatuko duena

había algo detrás ezta organo exekutibo hori ez dakit den zuk esaten duzun batzordea pts dakarrena edo

eta gero herritarren parte hartzea edo lemoizeko herriaren parte hartzearekin ere duda bat jaurlaritzak erabaki guztiak hartzen dituela ematen du eta gero informatu ez dakit zer puntutaraino ondo uztartzen ari den hori eta berrehun hektarea beste berrehun hektareaz ez didazu hitz egin hor ere dudak ditut

eskerrik asko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
otero jauna atzetik hasita bai egia da hektarea guztiak hartzen ditu kontutan zeren iberdrola guztiaren gainean zeukan kontzesioa nahiz eta zati batean bakarrik

berreskurapena guztiarena da hori argi aipatzen zenuen plan espezial bat egin behar dela egia da oraindik

ez da honentzako beraz plan berezia egiteko egin beharko da beste batzorde bat eta lan egin beharko da udalarekin foru aldundiarekin eta abar zergatik jarri genuen proiektu hau mahai gainean bueno aspalditik bazegoelako interes ba diferenteena

hor aktibitate ekonomiko bat sortzeko akuikulturaren inguruan eta pentsatu genuena plan espeziala alternatiba bat edo bestearekin egin aurretik interesgarria zela

azterketa bat ekonomikoki eraginkorra izan ote daitekeen

nahiko diru martxan jartzeko pribaturik ba ote dagoen interesarekin

hori da aurkeztu dena eta ikusten da posible dela lurrak berreskuratuta eta horrelako proiektu bat

bateragarria dela inguruarekin erabaki beharko da nola landu plan berezia eta martxan jarri ez lur guztiak berreskuratu ezer egin gabe baizik eta

jasangarria izango dena eta lurraren erabilera egokia egingo duena hori izan da helburua baino plan berezia oraindik egin gabe dago
eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamargarren puntua galdera tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina haur eta

gaineko politikei buruz guanche andrea zurea da hitza egun on
guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburu andrea bi mila hamazazpiko lehenengo hilabeteetan nerabe kontrako sexu abusuen kasuak ezagutu genituen hedabideen bitartez

sociales y en la convivencia abenduan eta urtarrilean gertakari oso larriak bizi izan genituen bilbon nerabe batzuk egindako hilketak harrituak utzi gintuzten

eskerrik asko guanche andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

baieztapen hori oso gogorra dela jakinda ere gogoan izateko ardura dugu

isiltasuna hautsi eta egiten ari garena zintzo kontatu

da bide egokia indarkeria pairatzen duten haurrek nerabeek eta familiek bakardadean sentitu ez daitezen

afectadas ez dugu ahaztu behar haurrek eta nerabeek pairatzen duten indarkeria bera euren familiek eta gizarte osoak pairatzen dutela besterik ez
eskerrik asko guanche andrea erantzuteko artozabal andrea zurea da hitza

preocupa a todos eskerrik asko artolazabal anderea denbora amaitu da gai zerrendako

puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina aztegietako administrazio batzarrarekin biltzeari

gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera cristina macazaga sáenz elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

aldaketei buruz macazaga anderea zurea da hitza

mila esker eskerrik asko macazaga anderea erantzuteko

legebiltzar presidente anderea sailburuok legebiltzarkideok egun on

lehenik eta behin erreferentziazkoak diren arautegiko zenbait alderdi eta esparru argitu behar da ez baitira nahastu behar hezkuntza plangintza aldatzea eskatzeko prozesuak

pasaden bi mila hamazazpiko urriaren hogeita hamarean boletinean argitaratu zen bi mila hamazazpiko urriaren laukoa hezkuntza saileko administrazio eta zerbitzuen sailburu ordearena

bi mila hemezortzi bi mila hemeretzi eta bi mila hogeita bat bi mila hogeita bi arteko ikasturteetako itunen planifikazioa aldatzeko eta itun berriak egiteko ebazpena deialdi horrek bi mila hamazazpiko azaroaren lehenengotik azaroaren hogeita hamarera bitarteko epea bi egunak barne ezarri zuen plangintza aldatzeko eskaerak aurkezteko eta aldi horretarako itun berriak harpidetzeko aldi horretan soilik eta ez geroago

aurkeztutako alegazioak aztertzeko eta erantzuteko aldia zabaltzen da prozesuaren barruan bestalde joan den bi mila hemezortziko urtarrilaren hamabostean

hezkuntza sailaren mendeko haur hezkuntza lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan

izena emateko eskaerak aurkezteko egutegi komuna eta onarpen epea baita ikastetxe horietan ikasleak onartzeko jarraibideak ere

ezartzen denez hauek dira eskaerak aurkezteko eta ikasleak onartzeko prozeduraren egutegi komuna eta epeak eskabideak eta egiaztagiriak aurkezteko urtarrilaren

bederatzi arte behin behineko zerrendak argitaratzeko martxoaren bata behin behineko zerrendei erreklamazioak egiteko martxoaren hamalau arte

eta behin betiko zerrendak argitaratzeko martxoaren hogeita bia ikus daitekeenez plangintza aldatzeko eskaeren behin behineko ebazpenaren aurka jarritako alegazioen tramitaziorako data

prozesu independenteak dira zure galderari erantzunez berriro ere aditzera emango dut zuk adierazten duzun aldian egindako edozein eskaeraren aurkako txostena egingo dela
automatikoki epez kanpo baitago eskerrik asko

a la escuela pública vasca mila esker eskerrik asko macazaga andrea uriarte andrea zurea da hitza

ordiziako jakintza ikastolak epearen barruan eta behar bezala eskatu zuen bi mila hamasei bi mila hamazazpi bi mila hogeita bat bi mila hogeita bi

plangintzaren aldaketa aldaketa horren bidez bi mila hemezortzi bi mila hemeretzi ikasturterako eta hurrengoetarako hiru urteko unitate bat gehitu nahi izan zen

eskaerak aurkezteko epeak azaroaren hogeita hamaran amaitu zen

abenduaren hogeita zazpian txostena igorri zion kudeaketa ekonomikoaren zuzendaritzari

osteguna bildu zen plangintza batzordea eta aurkeztutako eskaerei buruzko behin behineko ebazpena jaulki zen

por parte de la comisión de planificación eta hau da zure galderari erantzuna eskerrik asko uriarte andrea hamalaugarren puntua galdera

hezkuntzako sailburuari egina gaitasun altuak dituzten ikasleei buruz

mahaiburu andrea bengoechea andrea

programan jaso den moduan hezkuntza gizarte oso baten aurrerapenaren faktoreen nagusia eta aukera berdintasuna sustatzeko eta bizikidetza demokratikoa solidarioa eta erantzulea eraikitzeko funtsezko elementua da

hezkuntza sailak honako prestakuntza modalitate hauetako proiektuak egitea sustatzen eta bultzatzen du berrikuntza proiektuak integralak eta curriculuma aberasteko proiektuak hezkuntza berriztatzeko prestakuntza proiektuak eta partekatuz ikasi esperientziak curriculuma aberasteko proiektuak dira

eta maila goreneko gaitasunak izan edo ez ikasle guztien gaitasun bikainak

artatzeko eta aberasteko jarduera programak garatzea helburu duten horiek ikasleengan ikasteko eta lorpen pertsonala eta kolektibo izateko motibazioa pizteko

ya le digo eskerrik asko bengoechea andrea uriarte anderea zurea da hitza

intencionada baina zure galderari erantzunez hezkuntza sailak lan ildo horrekin berarekin jarraitzeko asmoa du bi mila hemezortzi bi mila hemeretzi ikasturteari dagozkion deialdi horien hurrengo ekitaldietan aurreikusi da beste hamar ikastetxek bost ikastetxe eta bost itunpeko ikastetxek egitea curriculuma aberasteko hain proiektuak

eta ikastetxeak eskola inklusiboaren barnean har dezake neurri hori

andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa josu estarrona elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina espainiar estatuan izaten ari diren zentsuraren eta adierazpen askatasunaren aurkako gertaeren inguruan esterreona jauna

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu anderea egun on legebiltzarkideok egun on

espainiar erresumako demokrazia kolore batez adierazi beharko bazenu

pentsatu apur batean beste modu batera esanda espainia eta demokrazia

ze kolore datorkizu burura beltza

herri honetan badakigu zer den adierazpen askatasunaren kontrako eraso eta zentsuraren beltz ilun horretatik babestu behar izatea askotan pairatu izan dugulako espainiako sasi demokrazia ilun horren euskal herrian egun eta gau bizi izan ditugu eta elkartasuna izan da gure babesleku izan da gure aterpe gaberako aterbea kanta mikel laboak

poema eta horrela dio kontatu didate nueva yorken

negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoi eskatzen aterbea bilatzen duela

negu gorrian gizon batek gauero negu gorriak laboak euskaratutako

gogoratzen dut negu gorriaken kontzertu batera joan nintzen lehenengo aldia bakarra azkena beraien

urteko otsailaren hogeita bostean izan zen donostiako belodromoan hemeretzi urte

eta ordurako taldeak bost urte zeramatzan eszenatokietatik kanpo baina berriz ere hiru kontzertu eskaini zituzten eta igo egin ziren zergatia

ospatu eta urte askotan zehar jasotako elkartasuna

aurrean jasotako elkartasun uholdea eskertzeko negu gorriak izan zelako franco hil eta gero

musika taldea tamalez

komunikabide musikari eta oro har herritarren aurka emandako zentzura eta jazarpena oso ongi gogoratzen dut ere gezurra ari du titulupean argitaratu zuen lorea agirrek egunkariaren itxieraren kronika

berriki bete dira hamabost urte euskarak eta euskal kulturak

egun beltz eta ilun hartatik gogora dezagun egun

gobernuan dagoen alderdi beraren agindupean itxi zutela egunkaria

gobernu baten agindupean eta gogoratuko dizkizuet acebes ministroak emandako

aurtengo uztailean hogei urte beteko dira ere egin eta egin irratia

espainiako gobernuak arazo larriak dituela euskal herritarren informazio eskubidearekin ardi beltza aldizkaria edota apurtu ateak ireki

irainengatik auziperatu dituzten hedabideak ere baditugu deia gara edo punto hora zerrenda luzea da beraz la censura

entre ellos una amplia presencia de caras vascas jokin oihan jadur agur bero bat hemendik nire ikasle ohiei eta zuen senitartekoei

expresando adierazten jarraitu adierazi askatasunez

baina argi dago espainian oinarrizko eskubide gehienak bezala ez dutela inolako bermerik

julen ibarrola gazteak ondo dakienez eta bereziki salagarria da sailburu jauna kataluniako prozesuaren harira hedabide publikoen kontra egindako kanpainak doktrinamentua leporatuta bereziki salagarria eta grabea

bereziki salagarria eta grabea dena den esan dudan bezala espainiatik etorrita

baina ez gaitu harritzen horrelako gertakari beltz ilunek baina aste honetan gure irrati telebista publikoan gertatutakoa horrek bai harritu gaituela horrek bai

zentsura herri batean kultura garatzeko oztopo handia da eta honek badu arrisku gehigarria mehatxuak ikusita norbere burua

adierazpen askatasuna ez ezik parte hartzerako protestatzeko eta kritiko izateko orduan ere badakit espainiar estatuaren jarrerarekiko kritikoa izango zarela

baina benetan zentsuraren mamua aldendu nahi badugu gure herritik eta kasu honetan guztiona den eitbtik izan ere autokritiko eta mesedez aktiboa izan puntu ilun hori puntu beltz hori
lehenbailehen desagerrarazteko eskerrik asko estarrona jauna

legebiltzarkide jaun andreok estarrona jauna agurgarria

hitz egitea nahiago nuke uste dut zorionez inguruan egon daitezkeen kolore beltzen aldean gure herriaren kolorea

erabiltzea grisa ez beltza eta ez zuri ez delako eta

lainoaren modura gauzak ezkutatu gabe kolore guztiak

bizitza eta margoak adierazten dituelako uste dut

beren kantetan adierazten duten lanbroaren eta lainoaren irudi hori oso polita dela eta

adierazteko eta uste dut ongi egiten duzula

uste dut ona dela gauzak gogoratzea eta memoria egitea eta nik ere neure ekarpentxoa egin nahi dut zuk egin duzun gogoeta horretan

batetik ezta aipatzen duzun zentsura kasuetako bat joan den astean

arte garaikidearen nazioarteko azokako presidenteak preso politikoak gaur egungo espainian izeneko artelan bat bertatik kentzea erabaki zuen eta horren ondoren sortu da azken aurreko polemika auzitan jarritako artelan horrek

kritika politikoa egiteko helburua zuen eta azokaren presidenteak seguruena berari ez zegokion modu batean erabaki politiko hartu zuen eta zentsuratu egin zuen

gai honen aurrean jaurlaritzak uste dut jarrera argia daukala uste dugu herritarren adimen gaitasuna

eta pentsatzen dugu herritarra dela artelan baten aurrean zer jarrera hartu behar duen erabaki eta pentsatu behar duena eta ez agintea edo agintariak aipatutako lana arcoko hormetatik kentzea beraz

zentsura ekintza bat bezala eta aurka gaude eta hala adierazi dugu publikoki uste dugu azoka batera erakusketa batera antzerki lan bat ikustera

herritar helduak edo liburu bat erosten duenak interes argi bat adierazten duela erabaki guzti horietan kultura ariketa bat egiteko

ontzat hartu edo kritikatzea pentsatzen dugu herritar horrek baduela behar besteko irizpide propioa eta osatua errealitatea ulertzeko eta bere ikuspegi propiotik errealitate horren errepresentazio kultural edo artistikoa aztertzeko

arbuiatzeko eta ontzat edo txartzat emateko herritar heldu horrek ez du inor behar bere izenean artelana baztertzeko edo liburu bat bahitzeko antzerki obra bat nola debekatzen den ikusteko

edo beste zenbait antzezle idazle kazetari eta artistaren inguruan hartutako erabaki asko sortzaileen adierazpen askatasunaren aurkako erabakiak izan direla uste dugu

herritarrak askatasunean munduaz eta bizitzaz duen bere iritzia osatzeko duen askatasun demokratikoaren aurkako erabakiak izan direla eta

zuk esan duzun bezala zentsuraren kontu hau ez da berria eta gutxiago gure artean eta nik ere egin nahi dut gogoeta hau eta memoria errepaso hau

izan diren hainbat gertakizun gogoratzen ditugunean nik ezin ditut ahaztu adibidez egin eta egunkaria egunkarien edo egunerokoen itxierak ezta egin irratiarena ere

arrazoi politikoak medio herritar askoren askatasun aukera ukatuz eta bertan behera geratu dira gainera

santiago oleaga el diario vasco egunkariko finantzia zuzendariaren hilketa edo josé luis lópez lacalle idazle politikoarena

egindako zentsura ekintza lazgarriak izan ziren bortxaren bidez haien ahoak behin betiko ixteko helburuz eginak gauza bera esango nuke

ezarritako lehergailuei buruz edo beste zenbait kazetari euskaldun eta espainiarrek jasotako gutun leherkariei buruz eta zer esan adibidez lagun liburu dendak jasandako erasoei buruz ez ditut ahantzi nahi ezta ere agustin ibarrola artistaren zenbait artelanen aurka egindako erasoak edo donostia bi mila hamaseian donostiako kultura hiriburutzaren programazioaren barruan zenbait bahiketa preso batzuek eginak

uste dut zentsuraren katea luzea dela gure artean zoritxarrez

murrizketa asko terrorismoaren aurkako legedia gogortzearen ondorioz kode penalean egindako aldaketak gero eta estuagoen ondorioz edo

gezurra dirudi baina indarkeria indarrean zegoenean baino jende gehiago dago zigortuta terrorismoaren apologiaren

ez dira betiko garai onenak eta aurrera egin beharrean

argi utzi nahiko nuke jaurlaritzaren posizioa gai honetan ez litzaioke muga gehiago ipini beharko adierazpen askatasunari eta kontu publikoak kudeatzeko

eta errespetatu egin beharko genituzke herritarrak eta haien inteligentzia maila uste dut batzuetan ez dugula egiten bide honetan pausu bat emanaz

gauzen izenaz hitz egitea ongi egingo genuke denok gauzei beren izenaz

izena duen guztia omen da erabili ditzagun beraz zuzenki

tortura tortura da debekuari debekua deitu behar zaio indarkeriari indarkeria eta zentsurari zentsura horregatik

izua eta mina eragin zuen talde bati eta hark erabili duen indarkeriari

horrenbeste sufrimendu probokatu duen taldeari ez genioke erakunde militar deitu beharko bere izenez

hala ere zuk askatasuna daukazu hona etorri eta nahi duzun bezala deitzeko inork ez dizu ukatu askatasun hori egunen batean telebistara zaituzte joango zara eta nahi duzun terminoa erabiliko duzu zuk neurtuko dituzu zure erabileraren ondorioak eta

gauza bat hori da eta beste gauza bat da dirua ordainduz

pentsamendu jakin bat agertu nahi izatea komunikabide publiko batean orduan uste dut gauzei bere izenez deitzea denok egin beharko genukeen ariketa on bat dela eskerrik asko

gu hona gaur gentozen espainiaren estatuaren aldetik azkenaldi honetan eta dauden jarrera zentsurista

zenituen baina egia da zu ere

herri honetan egondako gatazkaren ondorioz egon diren beste basakeri batzuk uste dut kuña batean horrela ere jasotzen dela eta hori bai emititua izan dela euskal irrati telebista publikoan uste dut hori bat eta hor ez da ikusi inongo kutsu politikori ere aitortzea zurea aldetik

leporatuko zentzu horretan ezta inondik inora ere baina guri

esan bezala sailburu jauna da espainia estatuaren aldetik dagoen jarrera

gure herriko agintari instituzio eta erakunde publikoetan izan dezakeen eta izaten ari den eragina egia da nik

ziurrenik gure herria beste kolore bateaz margotuko nukeela

horretan baina hau esanda egia da kezkatzen gaituela espainiatik datorkigun beltz ilun horrek

ilunduko dituen eta azkenean gure herria ere

honek esan dudan bezala eragina dauka gure herrian gure gizartean eta ondorioz zugan ere eta nigan eta uste dut hor bat etor

eta aste honetan beste kasu bat aipatzearren eta zer nolako

espainiako hori hego haizea dakarren zentsura haize

hemendik metro gutxira dagoen kultur etxean betatua izan da altsasuko gazteen auzia jasotzen duen erakusketa argazki erakusketa beste herri askoetan erakutsia

eta gainera azalpenak eskatu ditugu eta azalpen guzti horietan instituzioak kale eta hori da esaten dugunean espainiako

eta bueltatuko naiz

tristeza y mucha preocupación eta kezka handia benetan

eta uste dugu zure aldetik aitortzea akats larria izan dela baina entzunda zure lehendabiziko hitzak zalantzan jartzen dut akats bezala aitortuko duzunik eta zuzendaritzari eskatu beharko zenioke errektifikatu dezan keinu positiboa izan litzatekeela izan daitekeelako

hasi berri dugun bide horretan aurrean dugun erreformaren erronkaren aurrean elkarrekin eta modu eraikitzailean bide horri ekiteko horrelako konportamenduak
ez dira onargarria zupiri jauna eskerrik asko estarrona jauna

estarrona jauna zure askatasunean dago etari nahi duzun bezala deitzea nik ez nioke erakunde militarra deitu baina zuk ikusi

orain uste dut ondo egiten duela eitbek ez onartuta diruaren truke

anuntzio baten modura bere programazioan egiten esaten dizut galdetu diozu eta erantzuna ematen dizut

bere funtzio batzuetan batez ere bere finantzazioarekin zerikusia duten kontuetan

legez hementxe erabakita dago honek badu eta bere jarraipenerako ere hemen badugu batzorde bat eta beste bat dago bertan eta zure taldeak ordezkaritza dauka han nik ez

eta ez dut zure jokabidea ulertzen estarrona jauna ez dut ulertzen

ez zaizkizu egokiak iruditzen eitbren administrazio kontseiluak publizitatea kudeatzeko hartuta dauzkan irizpideak ez zaizu

egin zuen proposamena edo agian proposamena egitea bera da gaizki iruditzen zaizuna

zuk ere jende normala nahi duzu eitbn albiolek kataluniako irrati telebistan bezala erabaki horiek hartzeko gogorazten dizut eitbn

irizpide batzuk hartu zirela bere egunean eta ez dira ez arbitrarioak eta ez

eitbren administrazio kontseiluak onartu zituen bi mila hamabian urteetako luze baten ondoren idatziz jasota geratu ziren eta hainbatetan erabili dira harrezkero eta irizpideak ez zituzten onartu zuk

baizik eta eitbko administrazio kontseiluak zergatik ez duzu planteatzen behar den tokian alegia administrazio kontseiluan

kudeatzeko irizpide horien aldaketa zu bai

baina ni ez naiz nor eitbk hartzen dituen erabaki askori buruz iritzia emateko etbk bere organoak ditu zure taldea han ordezkatuta dago eta

eta planteatu itzazu han dena dela nire iritzia eskatzen didazunez gero uste dut ez dagoela inondik zentsurarik

uste dut gauzei beren izenez deitu beharko geniekeela konbibentziaren alde pauso handia emango
eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua

kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina kiroleko indarkeriari aurre hartzeari buruz garcía andrea zurea da hitza

anderea erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

presidente andrea edurne garcía andrea me gustaría comenzar mi intervención

kiroleko indarkeria saihesteko estrategiei buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza presidente andrea

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza

segurtasuneko sailburuari egina bi mila hemezortziko otsailaren hogeita biko operatibo polizialari buruz

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea egun on guztioi atzo berrehun eta berrogeita hamar ertzainek legebiltzar honen aurrean egin zutena eta sentitzen dudan bezala esaten dut onartezina

mesedez ya sémper jauna bat ez daukazu hitzik mesedez

ya ya mesedez sémper jauna zu presidente zenean nahi duzuna egin orain ni naiz isildu zaitez mesedez zaitez bale isildu zaitez esan

arautzen dituen hitzarmena sinatu zuten sindikatuek ernek eta

hainbat lan eta diru baldintza aztertu eta adosteko eta sindikatuek badakite datorren

aficionados o hinchas que se dicen del athletic eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea llanos andrea zurea da hitza

ate asko itxi behar zaizkio horregatik bidali dugu kultura sailarekin batera lankidetza proposamen bat

hogeigarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

ehun eta hamabi larrialdi deien arretarako zerbitzua ez

eskerrik asko becerra jauna beltrán de heredia anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea mire señor becerra yo

beltrán de heredia anderea jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut

otsailaren hogeita zazpian saharar herriak ospatu egin du saharako errepublika arabiar demokratikoa sortu zeneko

hain zuzen ere estatua eratzeko eta eraikitzeko faseak arrakastaz gainditu eta askatasunera eta erabateko subiranotasunera bidean

mendebaldeko saharan erreferenduma antolatzeko nazio batuen misioak lan handiagoa egin dezala giza eskubideak kontrolatzen eta zaintzen mendebaldeko saharako

espainiako gobernuari exijitzen diogu estatus diplomatikoa eman diezaiola fronte polisarioak espainian duen ordezkariari saharar herriaren

aitor dezala saharako errepublika arabiar demokratikoa eta beharrezko egitasmo politikoak abiaraz ditzala

irtenbidea lortzeko salatzen dugu marokoko gobernuak mendebaldeko saharako baliabide naturalak

eskatzen dugu mendebaldeko saharan diharduten enpresek errespeta ditzatela alde batetik baliabide naturalen gaineko etengabeko subiranotasuna eta bestetik

naturalen esplotazioari aplikatu behar zaizkiok nazioarteko zuzenbide humanitarioaren arauak gogoratzen dugu

gainean eta ezin duela marokorekin akordiorik sinatu fronte polisarioaren baimenik gabe gainera europar batasuna behartuta dago salatzera printzipio horren eta arauei horien urraketak sortzen duen legez kontrako egoera oro adierazpena bidali egingo zaio espainiako erregeordetzari espainiako gobernuaren presidentziari

euskadiko saharar ordezkaritzari eta marokoren madrilgo